osoko bilkurari hasiera emango diogu bakoitza bere jarlekuetan

lehenik gogoratu ana otadui legebiltzarkideak botoa delegatua duela bestalde

bigarren puntua lehen puntuan eztabaidatuko dela lehena bigarren puntuan bosgarrena erretiratua izan dala zazpigarren puntua hirugarren puntua eta hirugarrena zazpigarrenean gai zerrendako bigarren puntua

eitbko zuzendaria ordezkatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

creo que no es pedir demasiado nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria urruzuno jauna zurea da hitza

egun on guztioi mozio honen berri izan genuenean
ez genekien benetan mozio honen eztabaida

eduki izan genuen eztabaidaren errepikapen bat ala izango zen gobernuak ganbera honen legezbestekoak betetzen ez dituenaren inguruko

eztabaida bat uste dugu ganbera honek onartzen duena gobernuaren aldetik ez betetzeak eta ez diogu ere

hala nola garrantzia maila berdina dutenik eta guztiak bere horretan bete behar direnik baina

uste dugu ganbara hau eta ganbara honen egitekoa bera auzitan edo kolokan jartzen duela gobernuak eztabaida baldin bada otsailaren bostean izan genuen bera errepikatzea

nik uste nuen ere badagoela arau bat arautegi bat esaten duena

epealdi sasoi berean ezin dela gauza bat berdina bi aldiz bozketara eraman uste nuen baina badirudi hori ere ez dela horrela dena dela eztabaidari heldu behar baldin bazaio

saiatuko naiz ez errepikatzen gehiegi euskal herria bilduk posizio politiko argi bat mantendu zuen

aurrera eramandako lan deialdi publikoaren ostean sortzen den arazo bati dagokiola euskal herria bilduk esaten du lan deialdi publiko horrekin aurrera jo behar dela eskatzen du lan deialdi publiko hori aurrera ateratzeko ererik edo

espedienterik ez duela onartzen esaten genuen behingoz

negoziatu egin behar dela eta horren harira otsailaren hogeita lauko administrazio kontseilura ere eraman genuen ekimena zentzu horretan zihoan

administrazio kontseiluan aurrera ateratako ekimen bakarra izan zen eta posizio politiko horren baitan eskatzen genuen beste kontu bat eta zen jada garaia zela eitbren ardura politikoen kontua argitzeko

espezializazioa eta independentzia sustatu behar dira gaitasunean oinarritutako erredakzioaren barne antolaketa

ez dauka inolako zentzurik gaur egun etxe horretan

alegia albistegi bat eratzeko arduradun guztiak hala nola editoreak erredakzio buruak albistegi buruak

guztiak atzamarrez aukeratuak izateak

ez dauka inolako zentzurik edota zentzu osoa izan dezake albistegi horiei eman nahi zaien trataera

baldin bada egungo egituraketa aldatu beharra dago eta bestelako sistemak baliatzearen aldeko apustua egiten dugu beti ere albistegi horiek irizpide

oinarrituak egon daitezen eta bilatzen dugu ere erredakzio kontseiluaren babesa izango duten

batzuk non erredakzio kontseiluak ez duen horren araberako inolako kexurik formulatu beharrik izango etb komunikazio talde bat izanik informazioa du bere bizkarrezur gure ustez informazioaren oinarriakn eta jomugan

euskal herritarrak hain zuzen eitb euskal herriko komunikazio talde publiko bakarra eta handiena izanik agenda propioa ezinbesteko zaio eitbk badituelako nahikoa baliabide bai materialak bai pertsonalak hemengo

markatzeko eta hemengo agenda propioaren baitan informazioan aitzindari izateko irizpide profesionalak tarteko jendarte anitz eta biziaren erdian kokatuta eitb lehia politiko eta presio

askatu beharra dago eta hori da euskal herria bildu legealdi honetan lehen minututik

defendatzen ari dena eta uste dugu halako saiakera guztiei horren atzean behar diren hausnarketa guztiei ez zaiela eman etxe honetan orain partidu sozialistak epe ertainerako luzerako ez dakit nolako proposamen bat aurkezten duen

hori da orain dela bi urte iturberen izendapenean guk proposatzen genuena ez da orain behar dena

urte asko horren premian horren beharrean

beraz ongi etorri egin dezagun eztabaida hori herri honek behar duen hedabide publiko batetaz zintzoki eztabaidatu ahal izateko hori izan zen maite iturbe andrearen izendapena bozkatu zenean euskal herria bilduk mantendutako posizioa

hori da euskal herria bilduk defendatzen duena besterik ez eskerrik asko urruzuno jauna

esan bezala argitu azken okasiotan esan dugun bezala

eitbko zuzendaritzak gure babesa duela lan profesional txukun bat egiten ari direlako helburuak betetzen ari direlako

instituzional bat izango liratekeelako eitb zuzendaritza gabe uztea ildo honetatik

eta berriro ere esateko eitb talde multimedia da euskal autogobernuaren zutabe nagusienetariko bat eta ondorioz

legebiltzar talde guztien partetik benetan euskal

sinesten badugu eta bere izaera errespetatu nahi badugu mundu ireki zabal eta interkonektatu batetan bizi gara kontestu honetan informazioak eta komunikazioak ez dira bakarrik ugaritu munduan zehar baizik eta geroz eta era azkarragoan mugitzen dira komunikazioa esaten dugunean komunikazio hitza aipatzen dugunean kontzeptua esanahi zabal batekin hartu behar dugu ez gara

jakin han edo hemen zer pasatu zer pasatzen den jakitea ez baizik eta kontzeptuaren barnean kultura eta bizitza estiloak kontutan hartu beharrekoak dira hau da informazioak eta komunikazioak ematen direnean

zeregin horretan segun eta nork kontatzen dituen gauzak segun eta nola kontatzen diren eta segun eta zein ikuspuntu kulturaletik

gure iritziz ezinbestekoa da kontziente izatea errealitateari buruz informatzen eta komunikatzen irudikatzen denean kultura baloreak eta bizitza estiloak baita ere komunikatzen direla eta mundu zabal honetan kultura bakoitzak bere baloreak dituela eta noski bere eragin nahia eta borondatea kontutan izan behar ditugula izan ere jaun andreok kultura eta bizitza estiloak eragin ekonomiko zuzena dute herrialde bakoitzean

zera da eitb talde multimediak helburu hori bete ahal du azken hamarkadetan betetzen ari da orain ere

gure ustez erantzuna baiezkoa da aurreko

nuestro modelo explicando lo que nos caracteriza gizarte ireki eta demokratiko batetan bizi gara eta noski eitbk jokatzen duen paper hori

demostratu behar du egunez egun bere sinesgarritasuna irabazi behar du eta baita ere euskal gizartearekiko bere konplizitatea baina inor gutxi jarri dezake zalantzan euskadirentzat duen errentabilitate soziala eta beharra baldin eta beste interes ilun batzuen alde egiten ez badute noski eitbk betetzen dituen herri funtzioak kontutan hartu ziren martxan jarri zenean eta baita ere

onartu zenean duela hogeita hamairu urte jada horregatik

arautu genuen eitbko zuzendaritzaren hautaketa eta bere funtzioak hautaketa exijentea hautaketa instituzionala

izan ginen zentzu horretan estatu mailan hautaketa instituzionala diot ze

baldintzak lehendakaria bera izendatzeko baino exijenteagoak direla

esanahi bat badu eta logika horretan guk euzko alderdi jeltzalearen partetik ez dugu onartuko

eta ezta ere bere funtzio publikoa zalantzan jartzea ez dugu egiten ez dugu inoiz egin

beste eztabaida batetan aipatu nuen eta berriro esango dut kritikak beharrezkoak dira beti baina zentzudunak eta horretarako badaude nahiko bide eta baliabide baina ariketa zintzo bat egiten badugu onartu behar dugu gure ikuspuntua talde politikoena politikoa dela eta aldiz

profesionala dela ezin dugu gure desioak nahiak eta ikuspuntu partikularrak profesionaltasunarekin nahastu eta are gutxiago

oportunismoarekin edota hipokresia politikoarekin

errealitatea azaltzen du guk politikariok gainera errealitatearen errelatoaren parte nagusia gara baina etib ez da gure

notarioa baizik ez diezaiogun eitbri egotzi gure arazoak errespetatu dezagun bere independentzia eta

a algunos eta esan beharra dago zailtasunak zailtasun eitb euskal gizartean oso apreziatua den talde multimedia dela euskaldunak euskal hiritarrak ez dute eitb zalantzan jartzen ez dute

baliagarria izan dela amaitzen joan en mi segunda intervención

expresan aquí eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz

egun on guztioi aurkezten zaigun erdibideko zuzenketa babestuko dugu

joan den azaroan guk proposatu genuen bezala eztabaida honen helburua dimisioaren edo kargu uzte baten eskari bat baino gehiago da helburua zera da jaurlaritzak ganbera honi

norabidea aldatuko duen pertsona bat proposatu diezaiola pertsona jakin bat proposatu dezala

irrati telebistari benetan zerbitzu publiko bihurtzeko proiekzioa eman diezaion hauxe izan baita aginte honetan zehar eitbk

que se hacen de las víctimas del terrorismo uste dugu eztabaida hauek dagoeneko egin direla eta jaurlaritzari ez zaiola axola ganbera honek esaten diona guk ordea kontu honen

eztabaida honen zentzu eza lehen adierazi dut eta horretan mantentzen gara uste genuen ez zegoela gaur berriro gai honekin etorri beharrik hala ere

uste dugu nahiko agerikoa dela eta hau pixka bat uribe etxebarria jaunari zuzendua

momentu honetan eitbk nolabaiteko egoera berezi batean aurkitzen dela hemen ganbara honek espresatzen duena

nolabait bestearen aurkariaren posizioak desgastatzekoa

uste dugu momentu honetan gestión notable hori oinarririk gabekoa dela ez dela oinarritzen benetako

egitateetan uste dugu eusko irratitik eratorri den arazo hori bera ere ez dela soilik eusko irratikoa pertsonal eta kontratazio politikan urteetan eraman izan den

eragiten diola eta azken sententziak ere esaten dute bere garaian ehun eta hogei lagun mugagabe ez finko egin behar

oraintxe orain dela hilabete batzuk beste hogeita piku egin behar dira horrek zerbaiti erantzuten dio eitbk kanpo proiekzioan programazioan herritarrekin daukan atxikimendua uste dugu ere

ez dela gestión notable bezala izendatzeko momentu honetan orduan esan nahi dudana da

guztion artean norabide aldaketa bat ematen joateko hausnarketa behar da hamaika sektoreren inplikazioa beharko da

jo dezagun horretara gaurkoari dagokionez hasieran esan dudan bezala

pilota gobernuaren teilatuan dagoen heinean gobernuari dagokio aktuatzea ganbara honek esandakoaren arabera eta uste dugu gaurko puntuak

beste zerbait ere bilatzen zuela ez naiz sartuko zer den edo zergatik

beraz guk gure zuzenketarekin aurrera egingo dugu eta gure zuzenketan bi ezaugarri jasotzen ditugu lehenik eta behin otsailaren bosteko erresoluzioan edo erabakian

uste dugu bai edo bai otsailaren bosteko ekimen hori aurrera atera behar dela eta gobernuak hori gauzatu egin behar duela eta beste alde batetik erantzukizun politikoen atal hori baliatu

alde batetik barne

eman izan diren ohitura edo egiteko batzuk aldatzen joateko eta

eduki informatiboetan trataera informatiboan lerro editorialean aldaketak ematen joateko beraz hori da gure konpromisoa baliatu dezagun

eitbk momentu honetan duen egoera kaxkar hau guztion artean taldearen norabidea aldatzen joateko besterik ez eskerrik asko urruzuno jauna

eskerrik asko unzalu jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta upydk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hogeita bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzio

utziko dugu jarrian lehenengo puntua

gai zerrendako lehenengo puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako lege proposamena familiei laguntzeko abenduaren hamabiko hamairu barra bi mila zortzi legea aldatzekoa aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizue dokumentazio daukazuen jaurlaritzaren irizpide eta horren bestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan

eztabaida amaituta

lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hogeita zortzi ez hogeita hamasei abstentzio ondorioz ez da aintzat hartu jarraian boto azalpena izango da

ez denontzako eskubideak eta sozialistok lana eta familia bateratzeko eskubidea nahi dugu

hiritar guztietan eta eskubide guztietan orain inbertitzea suposatzen du seme alabak edo nagusiak zaintzeak ez da ekonomi kontu bat bakarrik

gure garapen pertsonal eta profesionalean gizon eta emakumeen arteko berdintasunean eragina dauka eta gizarte zerbitzu sistema publiko batek honetaz arduratu behar da

del gobierno de mariano rajoy nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea eh bildu taldearen ordezkaria arrondo andrea zurea da hitza

egun on guztioi ditudan minutu hauetan saiatuko naiz adierazten eta arrazoitzen gure

esan den bezala bi mila hamalauan zaintza eta enplegua bateragarria egiteko laguntzen ordainketa eten egin zen milaka

eta honen ondorio tamalgarriak milaka pertsonak eta familiak jasan behar izan dute jaurlaritzak bazekien hori gertatuko zela

egoera horren aurrean eskari guztiak bete zitzala

baina ez zuen horrelakorik egin eta milaka pertsonak kaltetuak suertatu dira bi mila hamalauko eskarien ehuneko hirurogeita hamara bete gabe utzi zuen murrizketa handia eta planifikatuta milaka pertsonek pairatu izan

bi mila hamabosterako panorama hau ere aipatu da ez da asko aldatuko sailburuak esan berri du

apirileko eskariak betetzeko soilik iristen dela apirila arte eta hori ere bagenekien bazenekiten esan genuen eta berriro ere

ari da jaurlaritza gai honetan eta testuinguru honetan talde popularrak

bihurtuz laguntza hauek hau ere benetan bitxia iruditu zaigu alderdi popularrak agintzen duen tokietan

daramatzan politikak oso urruti daude orain egiten duen proposamenetik antipodetan hain zuzen ere norbait ari bada

alderdi popularra da norbait ari bada zerbitzu publikoak suntsitzen alderdi popularra da norbait ari bada emakumeen eskubideak zapuzten alderdi popularra da beste gai batzuetan ere adibidez diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan esan dezakegu murrizketa guztiak babestu dituzuela eta egiten eta esaten ari zaretena ikusita boto batzuen truke pertsonen duintasuna lurperatu nahian

susmatzen dugu egindako proposamenaren atzetik zintzotasun handirik ez dagoela agian beste interes batzuk izango dira kasu honetan ere

dauden arrazoiekin ez gatozela bat ez ditugu konpartitzen ez gatoz bat esaten denean

edo ezin dela aurrekontu gastua handitu edota zeharo herren jaiotako

eta eztabaidatu behar dela ez ez da bidea inolaz ere ez gure

legebiltzar honetan urriaren hamaseian onartutako legez besteko proposamenean beste gauza bat eskatzen zitzaion jaurlaritzari hain zuzen ere neurrietan sakontzea hauek garatzea

ibilbide orriak diseinatzea eta hori bai da bidea jaurlaritzak gaur arte behintzat ekin nahi ez duena

gaur egungo egoera kontutan hartzea ezinbestekoa da eszedentzia edo lanaldi murriztua eskatzen dutenen artean

batetik arau sozial hegemonikoek emakumeei inposatzen die etxeko lanak eta zaintzaren ardura nagusia beraiei bestetik emakumeen soldata baxuek eragiten dute haien esku hartzea haiek hartzea eszedentzia edo jardueren murrizketa zaintza

eta laguntzen politika hauek berdintasunaren ikuspuntutik ere ez dute lortu

izatea gainera diru sarrera gutxien dutenak gutxiago erabiltzen dituzte kontziliaziorako neurri hauek

egoera hau betikotzea ez da ona horregatik beste arrazoi batzuekin batera ez dugu aldeko botoa eman gure ustez aldaketa sakonak egin behar dira lehen aipatu dudan bezala hemen onartu zen bidetik lan mundua eraldatu behar da enpresak zein administrazioa

eta zaintza hain garrantzitsua dena jendartearentzat ezin da izan esparru pribatuan konpondu beharreko gaia eta nola ez horretarako zerbitzu publikoak indartu behar dira indartsuak behar ditugu eta hau da egoera bideratzeko

eta beraiek dira zaintzaileak gehienetan ez dute aukeratzeko posibilitaterik eta askotan bere ibilbide profesionala eta bere nahia alde batera

gai hau emakumeak gara legebiltzar honetan ere gai honetaz eztabaidatzen ari garenak hori bai

amaitu behar dela egoera horrekin baina bitartean jaurlaritzarik irmoki

eskatzen duten pertsona guztiei ematea laguntzak eta horretarako behar den dirua mahai gainean ipintzea ahaztu gabe hori bai kontziliazio politikoak aipatu bezala politikan beste norabide bat hartu behar dutela eta
heltzeko konpromisoa har dezala eskatu nahi diogu eskerrik asko arrondo andrea
eusko abertzalea taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

alderdi popularrak aurkeztutako lege proposamenari eusko abertzaleak taldeak ezezko botoa eman dio ondoren azaltzen saiatuko naizen arrazoiengatik

euskadin jaiotze tasa oso baxua dugula argi dago eta honi buelta emateko zerbait egin behar dela talde guztiok konpartitzen dugula uste dut

bere ardurapean seme alabak dituzten familien laguntzak eskubide subjektibo gisa

eta norberaren bizitza familia eta lana uztartzeko neurriek alderantziz izaera subentzionala dute alderdi popularraren ekimenak kontziliazio laguntza hauen izaera juridikoa aldatu nahi du izaera subentzionaletik eskubide subjektibora pasa daitezela

beraz gaurko ekimena gure ustez partxe hutsa da titular baten bila dabilena bakarrik

kontziliaziorako laguntzen izaera subjektiboa lortzen bada ere ez da konponduko besterik gabe euskadiko jaiotze tasa baxua

euskadik familiaren inguruan ematen dituen laguntzak ez dute parerik estatu mailan ez dago beste erkidego autonomorik gure familia babes sistema ez da

aipatutako babes sistema ahalbidetzen duen gizarte kohesioa lortzearren eta kohesioarekin jarraitzeko esan behar dugu pertsona asko daudela nahi izan arren ezin dituztenak kontziliazio neurriak eskuratu arrazoi ezberdinengatik

neurrietarako sarbidean berdintasunik ez dagoenez egokiago iruditzen zaigu diru laguntzak gisa jarraitzea eta ez eskubide subjektibo gisa

utz diezaiogun gobernuari lan egiten eta ekar dezala lehenbailehen

aldeko euskal estrategia legeen aldaketekin hasi baino lehenago eskerrik asko eskerrik asko
gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena gizarte larrialdiko laguntzak arautzeko dekretua egokitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andereak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkide jaun andreok egun on

hasiko gara amaieratik esaten gure ustez akordio on bat lortu dugula akordio guretzat behintzat berria legealdi honetan eajk larrialdirako laguntzen alde sinatu duelako guretzat egoera berria esan dugunez baina pozgarria zalantzarik gabe azken bi urte hauetan ez baita posible izan adierazi behar dugu hiru taldeen artean zuzenketa bat

kontuan hartzea irakurtzen ari gara egunero gobernuaren txostenak inkestak giza erakunde ezberdinen txostenak esate baterako

hor daude ezagutzen ditugu haustura soziala gero eta nabariagoa da herritarrok gero eta egoera txarrago jasaten ari dira gero

geratzen ari da duintasunaren mugara heldu gabe aste honetan hemen bertan aukera izan dugu batzordean iritzi gehiago jasotzeko

adibideak baino ez dira izan luze hitz egin dezakegu pobreziaren egoera berriari buruz eta gizarte

ez dutenei buruz batzuetan diru lerroa heltzen ez delako beste batzuetan berriz udalen gizarte zerbitzuetara ez direlako hurbiltzen dekretuaren baldintzak ez dituztelako betetzen nork daki

behar dugulako lanbiden etxebizitzan lan arloan kontziliazioan gizarteratzean esate baterako aurrerapauso sendoak

alde batera utzi dugula puntu horretan eskatzen genuen beti aldarrikatzen duguna eskaera garrantzitsua zalantzarik gabe nahiko diru jartzea udaletan jasotzen diren eskabide guztiak gobernuak asebetetzea ziurtatzeko

erdibidean ez da agertzen baina oraingo honetan nahiago izan dugu alde batera utzi baldin eta dekretua aldatzen bada eta eskubideen estaldura handitzen bada

beharko da eta bitartean sailburuak gogorarazten digu

udalek gutxitzeko aukera dutela gutxitzen bada estaldura gutxiago udal bakoitzak bere arabera banatuko ditu hor daukagu beste adibide bat hor daukagu beste injustizia bat

argi utzi dugun bezala beste baterako utzi dugu eta laster eztabaidatuko dugu honen inguruan amaitzeko eta hasieran esan dugun bezala

hasiera hasieratik bozeramaile bakoitzak argi utzi baitugu zeintzuk diren gure mugak akordioaren bila joaten garenean

argitasun horrek errazten digu lana zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeei eskatzen diegu erdibideko hau babestea eta sailburuari bakarrik esan behar diogu orain duen erronka ez dela onartzen dugu baina espero dugu dekretuan proposatutako dizkigun aldaketek gure itxaropenei erantzutea besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea

eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea gizarte larrialdietako laguntzak arautzeko dekretua egokitzeari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri alderdi sozialistaren izenean sarasua andreak aurkeztua askotan eduki dugu gizarte larrialdietako laguntzen inguruko eztabaida legebiltzarrean

gizarte babes sistema ona aurrerakoia eta eraginkorra dugula ekimenak berak ere honela aitortzen duelarik aste honetan bertan enplegua gizarte politikak eta etxebizitzako batzordean

deustuko unibertsitateko arrieta eta calvo irakasleak entzuteko aukera izan dugu euren azalpenek baita gizarte babes sistema mantentzearen garrantzia adierazi zuten agerraldian zehar gizarte politikak

kontutan eduki behar ditugula esan zuten behin eta berriz eta gu ados gaude horrekin euzko abertzaleak eta jaurlaritzak argi daukagu

dela gizartearen laugarren zutabea honetan ere bat gatoz unibertsitateko irakasleekin eta ziur asko

edo gehienekin behintzat talde batzuen ordezkarien azken denboretako diskurtsoak entzunda zalantzak sartzen baitzaizkigu alderdi batzuen jarreraren

ondo aztertzea eskatzen diogu jaurlaritzari gizarte larrialdietarako laguntzak jasotzen dituzten pertsonen eskari

honela datorren urteari begira dekretuan sartu behar diren aldaketek oinarri sendoa izango dutelako gaiak duen garrantzia ikusita erdibidekoa sinatu dugun talde guztiok esfortzua egin dugu jarrera bateratu bat edukitzeko gizartearen onerako neurria eskatzen ari garelako

erdibidekoaren bigarren puntuari dagokionez puntualizazio pare bat egin nahi ditugu argi gelditu daitezen dekretuak dekretu diren heinean

gobernuari dagokie soilik dekretuen onarpenek ez dute zertan legebiltzarraren oniritzirik jaso behar onartuak izan baino lehen

eusko jaurlaritzak eta salbuespen gisa ez du arazorik dekretuaren aldaketaren prozesua hasten denean legebiltzarrean bere asmo eta

eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria maroto jauna zurea da hitza

eskerrik asko erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua andrea eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza